eskerrik asko erkoreka jauna jarraian gallastegui andreak dauka hitza

establecer eskerrik asko gallastegui andrea denbora amaitu zaizu

erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina euskadin turismo tasa ezartzeari buruz maneiro jauna

lógicamente tiene más tiempo gracias eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea maneiro jauna zuk diozun bezala lehenago erantzun dut saiatuko naiz orain luzeago egiten eta ea

en otros ámbitos internacionales besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea
gai zerrendako hamabostgarren puntua galdera maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

instalazioak euskal autonomia erkidegorako eredutzat hartzeari buruz lópez de ocáriz andrea zurea da hitza sí gracias señora presidenta

de su departamento eskerrik asko lópez de ocáriz andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko tapia anderea

eskerrik asko gauza pare bat komentatzeko bakarrik aurrekoan

komunitateekin beste hainbat sektoreekin ari garen bezala ariko gara bai jakiten beste lekuetan esperientzia interesgarriak baldin badira nola ekarri

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera iñaki lazarobaster badiola eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina nekazaritza eta itsas arrantza eskolen kokapenari buruz lazarobaster jauna

egun on urte askotan zehar nekazaritza eta itsas arrantza eskolak nekazaritza

pasa den legealdian hezkuntza sailera pasatu ziren arte edonola ere gaur egungo jaurlaritza berriaren asmoak argi geratu ziren

nekazaritza eta arrantza sailean kokatzeko lurra prestatu zuenean

eztabaidagai izan zen ekonomiaren garapen eta lehiakortasun batzordean eta eskolak hezkuntza sailean kokatzea erabaki zen

dekretu hori aldatzeko eskerrik asko lazarobaster

eskerrik asko presidente andrea lazarobaster jauna egia da debatearen berri noski badugula argi geratu behar da baita ere gobernu honen zeregina legea betetzea dela batez ere hemendik

y nuestros arrantzales beraz hori izango da gure helburua eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

zure erantzunarekin ez dugu ez ustekorik hartu

bagenekien norabide horretan pausuak emateko

hala eta guztiz ere hemen zenbait kontu argi utzi nahi nituzke batetik

legebiltzar honek erabakiak hartzen dituela norabide batetan eta zuek gero urratsak beste norabide batetan ematen dituzuela

hau da adibide garbia daukaguna maiatzaren hamalauean legebiltzar honetan nekazaritza eta arrantza eskolak egon behar zirela hezkuntzan eta astebete beranduago maiatzaren hogeita batean ikastetxe hauetako irakasleei jaurlaritzatik proposamen bat egin zitzaien lau orritako proposamen bat hau berau

zer den berez adar jotze bat den edo non gelditzen den berez legebiltzar honen

aipatu duzu bi mila zortziko nekazaritza eta elikagaigintza politikako legea hor aurkitu duzue nolabait ere heldulekua

lege hori garatu gabe dagoela oraindik eta gainera lege horretan

buruz hizketan argi dagoena da eajtik

urte dezentetan makinatxo bat erakunde publiko eta txiringito eta horrekin batera

bai kontratazioak bai soldatak edo programak aurrera eramaterako orduan eta kasu honetan ari gara hezkuntzaz ari gara hizketan

eta nola ulertu dezakegu hezkuntza egotea korporazio batetan nola ulertzen da hori

estralurtarrak gure hezkuntza izan dadin beste hezkuntza sistematik aparte berezitua ikaragarri

ez hezkuntzaz ari gara eta hezkuntza hezkuntzan

hezkuntza hori haziren barruan kokatzeko eta

berdin zaizue legebiltzar honetan zer erabakitzen goazen

zertarako onen besteko legez besteko proposamenak

jaurlaritzaren ordezkaria tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko
lazarobaster jauna hiru gauza bakarrik bat legez besteko proposamena legearen azpitik dago eta biak legebiltzar honetakoak dira zerbait aldatu nahi baldin baduzue legea ekarri eta tramitatuko dugu aztertuko dugu

bi txiringito soldatak eta abar mesedez errespetu pixka bat

egin behar diren bezala eta zerbait baldin baduzu esateko behar den lekuan esan eta ez hemen

eta errespetu osoa mesedez eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera

legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina kooperatiben legearen aldaketari buruz sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea jaurlaritzaren izenean aburto jaunak dauka hitza

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte gaietako

itxaso jauna erantzuteko aburto jaunak dauka hitza bai mahaiburu andrea

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hemeretzigarrena beste baterako utzi denez hogeigarren puntua galdera

errepidea erabiltzen duten txirrindulari eta kirolarien babesa eta segurtasuna bermatzeko neurriei buruz legebiltzarrean onartu zen legez besteko proposamenaren inguruan ubera andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi maiz zoritxarrak gertatu ondoren ohartzen gara hainbat kontuetaz

eta txirrindularien segurtasuna horietako kontu bat da

eta egunerokotasunak eragindako presak eta bizimoduak

bizitzera eta autoa erdigune izatera eragin dute

utziaz urtero makina bat istripu izaten ditugu

azken biak kirolaren munduan erreferentziazko bi pertsona oso ezagunak

izan da kirolarien esanetan ez da nahikoa egiten

babesteko horregatik gure taldeak ekimena hartu zuen legez besteko bat aurkeztuaz eta gobernua sostengatzen duen taldearekin

eta kirolari errepidean segurtasuna hobetzeko gida liburu bat plangintza bat egiteko besteak beste adostu genuenetik

jaurlaritzak egin beharreko gida eta lanak eskerrik asko eskerrik asko ubera

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok señora

eskerrik asko sailburu andrea zure erantzunagatik guk gehituko genuke ez bakarrik txirrindularien jarrera segurtasunari lotuta baizik eta gidarien jarrera eta jokabideak hobetzeko asmoz kontziente gara munduko plan edota gida guztiak ez dutela lortuko zoritxar guztiak ekiditea

gobernua inplikatzea eta gaia serio hartzea gaia serio hartzea

bultzatzeko autoaren kulturatik oinezkoen kulturara jausi egiteko

egin beharreko lana jarraia konstantea izatea

baizik eta izateko urte guztian zehar eta urteetan egiten den lana gainera uste dugu garrantzi berezia daukala

hori egiteko eta eskatuko genizuke hemendik aurrera ere elkarlanean jarraitzea ba hemendik aurrera burutu beharreko lan guztietan beraz gaurkoan ba jaurlaritzari eskatu nahiko genioke gida eginda dagoenez plangintza

ahalik eta azkarren sentsibilizazio kanpainarekin abian jartzea

ez dadila izan gauza puntual bat baizik eta lan ildo jarrai bat izan dadila

aldaketa bultzatzeko prebentzioa indartzeko espazioak pertsonentzat errekuperatzeko eskerrik asko

ubera andrea eta amaitzeko beltrán de heredia andreak dauka hitza eskerrik asko

gai zerrendako hogeita batgarren puntua interpelazioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina euskal autonomia erkidegoko kbeak kontserbazio bereziko eremuak izendatzeko espedienteak egiteari

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria oregi andreak dauka hitza

mahaiburu andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on buenos días señora lópez de ocariz

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eta erantzuteko oregi andreak dauka hitza

legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina bilboko portuaren terminal logistiko ferroportuarioaren kokapenari buruzko oraintsuko

eskerrik asko barrio jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria

eskerrik asko zuri oregi andrea eta gai zerrenda agortuta osoko bilkurari amaiera ematen zaio